muchas gracias eskerrik asko prieto jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor prieto

bilera aurtengo irailaren hamabostean izan zen bilera hartan gure jarduera bideratzen duten hiru ardatz mahai gaineratu nituen lehenengo eta behin krisiaren aurkako borroka hazkunde ekonomikoa eta enplegua sortzea zuk aipatu bezala

gai hori lehentasunezkotzat jo dut beti eta jo nuen baina ez

eta hirugarrenik nire ikuspuntua azaldu nion autogobernuari buruz eta gai horretan elkarrizketa aro berri bat zabaltzeari buruz

uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea bilera horietan guztietan rajoy presidenteari dokumentazio zehatza eman diodala bi gobernuen artean

denbora amaitu da prieto jauna zurea da hitza

beraz jaurlaritzaren asmoa izango da harreman konstruktiboa izatea hori bai ez dizut ezkutatu nahi bost bilera izan ondoren eta emandako bost dokumentu eman ondoren espainiako gobernuan ez dudala jarrera proaktiborik ikusi aurkeztuta arazoei konponbideei aurre hartzeko

eta proposamen hori irakurtzea guretzat oso etsigarria izan dela rajoy presidentea elkarrizketaz ari da baina berak ez du hori praktikatzen

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak

egiteko bi enpresak eskatutako baimenen inguruan maeztu jauna

guztioi egun on lehendakari jauna eta egun on sailburu guztiei

mendean jaurlaritzak aukera bezala jotzen zuen

aste honetan datu gehiago jaso ditugu jarrera hori ulertu ahal izateko aste honetan jakin baita repsolek

hasteko gure kostaldean eta gainera diru publikoarekin lagunduta ehuneko ehunean eusko jaurlaritzaren menpe dagoen sensa enpresa publikoaren laguntzarekin norentzako da aukera on bat erregai fosilen ustiapenekin jarraitzea hori da jakitea gura duguna norentzako den aukera bat badakigu josu jon imazentzako oso aukera ona

ere baina zer nolako onurak ekarriko ditu euskal gizartean erregai fosilen ustiapenekin jarraitzea azaldu guri eta azaldu mesedez ere negu honetan berogailua piztea edo janaria erostea aukeratu behar izango duten herritarrei

repsol enpresak gure kostaldean zundaketak egitea gasa ustiatzeko eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok eta legebiltzarkideok egun on guztioi maeztu jauna ez ditzagun gauzak nahastu

pobreziaren inguruko gauzak nahastu galdera batean zeren beste gauza batzuk galdetu dituzu idatziz baina beno

gure ustez gai honek bi alderdi ditu alde batetik badakigu eusko jaurlaritzatik baina baita ere kostaldeko hainbat eremuetatik aspalditik

hamarkadatik hona kostaldean normaltasun osoz egin direla zundaketak inongo arazorik gabe hamaika zundaketa egin dira bereziki eta horietatik batzuetan emaitza ona izan da dakizun bezala eta horren ondorioz martxan jarri ziren bai gaviota

mila bederatziehun eta laurogeita sei eta mila bederatziehun eta laurogeita hamalauean urrenez urren y en este sentido quiero destacar el éxito que supuso

innegables a día de hoy bigarrenez erregai fosilen eredu energetikoak ongizatea ekar dezakeela galdetzen didazunean egia da euskadiko

oinarritutako zatia handia dela energiaren kopurutik energia elektrikoa inportatu egiten dugula berriztagarrien kopurua ehuneko zazpia dela eta ikatzarena

baina horretan jarraitu behar dugu eta gasa da oraindik ere leku guztietan esaten den bezala erregai fosiletatik energia berriztagarrietara pasatzeko

soberania energetikoaz aritzen garenean uste dut kontutan izan behar dugula eskerrik asko

urtean zehar zundaketak egin direnez jarraitu behar dugun egiten eta erregai fosilen oinarritzen den eredu

eredu horrekin ez dugu konpartitzen lehenengo hori eta bigarrena ez dugu konpartitzen gainera gezurra dela pentsatzen dugulako gasa trantsizio baterako energia izango dela ez gasa izan da eta jarraitzen du izaten zuen gobernuaren apustu estrategiko bat trantsizio baterako apustu bat ez ez da eredua gasa da zuen eredua erregai fosilak dira zuen eredua zelan da posible bestela trantsiziorako energia hain garrantzitsua izanik gaur egun

zentralak gasez funtzionatzen duten hiru zentral termikoak bere ahalmenaren ehuneko hemeretzian egotea funtze honetan ehuneko hemeretzian daude hiru zentral zergatik egin ziren batekin nahikoa zenean

zuen alderdiaren eta zuen gobernu ezberdinen apustu estrategikoa izan delako gasa alegia erregai fosilak

klima aldaketari aurre egiteko nazioarteko taldeak gizarteen deskarbonizazioa aldarrikatzen duen bitartean zuek jarraitzen duzue erregai fosilak aukera bezala saltzen europak

gutxienez izan behar dela ezartzen duenean ehuneko hogeita hamara euskal autonomia erkidegoan gaur egun ehuneko zazpira ez da heltzen zelan helduko da

urtean ehuneko hogeita hamara izatera eta gainera hori jakinik

mediotan eta kasu honetan lehendakaria gaur hona erantzutera ez da ona izan ateratzera baina komunikabideetan bai azaltzen du

egongo garela gezurra eta galdera da zelan egingo dugu hori repsolek gure diru publikoarekin sesesaren laguntza dauka zundaketak egiten gasak topatzeko kostaldean horrela egongo gara

urtean energi berriztagarrien top hamarean badakizu hori gezurra dela zergatik saldu gezur horiek prentsan eta zergatik

eskerrik asko maeztu jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
maeztu jauna usteak erdiak ustel eta zure usteak ba hala demostratzen dute bat

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak manifestari batzuekin izandako eztabaidari buruz itxaso jauna

nada más eskerrik asko itxaso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor itxaso antes he formulado

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
etako presoak birgizarteratzeko planari buruz

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

hezkuntza eperako deialdia egiteari buruz celaá andrea zurea da hitza

aurreko legealdian irakasleen egonkortasuna sendotzeko hartu genituen neurri guztiak jarraipenik gabe geratu dira

azken bi urte hauetan ondorioz

gora egin dute berriro ere horrek hezkuntzaren kalitateari dakarkion ezinbesteko

kaltearekin horregatik egiten dizut galdera hau zein da zure plana irakasleen

ezegonkortasun egoera hau zuzentzeko zein motatako enpleguaren

zuk eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gaur ez da lehenengo aldiz

eta uste dut nahiko gure erkoreka sailburuak nahiko argibide eman digula eta baita eperi buruz suposatzen denari beraz guretzat albiste ona dela hau da

aterako dugula epe bat eta lanpostuak egonkortzeko

aterako dugula eta gure eskura ditugun aukeren barruan

ez ditzagun gauzak desitxuratu errealitatea hauxe da datorren urtean euren lanpostua egonkortuko duten irakasleak izango ditugu

zehatzik eman baina bi deialdietan eskainiko dugun plaza kopurua ahalik eta gehien zehaztu nahi dugulako izan da hori gure asmoa da deialdi hauek berme juridiko guztiak izatea

badaitezke lan eskaintza publiko baten murgiltzeak ahalegin handia eskatzen du azterketa horiek prestatzen dituen irakasleari prozesua baliozkoa izango den berme guztiak

apirilean onartutako legez besteko proposamenak halaxe eskatzen du lan eskaintza publikoak indarrean dagoen araudiaren barnean deitzea

urtea bukatu baino lehen egingo dugu lehen deialdia abenduan gaur egungo ehuneko hamareko muga hori oinarri hartuta bi mila hamalau bukatzean zein kopuru eskaini dezakegun zehatz ezagutuko dugu eta beraz urtarrilean iragarriko dugu bigarren deialdia azterketak datorren

izango dira hala espero dugu gai gutxi izango dira sailburu batentzat pozgarriagoak lan eskaintza publiko baten bidez langile kopuru ahalik eta zabalenari ematea baino gure helburua da behin behinekotasunari

neurria ipintzea gure ahalen barruan eta beti berme juridiko guztiekin

uriarte andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina supermerkatuak esnea amu gisa erabiltzeari buruz lazarobaster jauna zurea da hitza

eskainita kanpainak egiten dituzte supermerkatu batzuek esnea bezeroak erakartzeko

hemengoa ez den esne bat litroa berrogeita hamairu zentimotan eskainiz egin du berriki kanpaina bat eta honelako

ordainsaria kaltetu egiten du eta kate begi ahulena beti ere

kaltetuena eta bestalde badakigu jaurlaritzak zenbait akordio izenpetu dituela bai eroski eta baita uvesco etxearekin ere eta akordio hauek bertako produktua sustatzea dela orduan guk ikusten duguna da esnea amu bezala erabiltzeak bertako esnea bertako baserritarrak kaltetu egiten dituela eta horregatik

egoera honen aurrean zerbait egiteko asmorik duen eskerrik asko lazarobaster jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lazarobaster jauna lehenik eta behin

egia da gure nekazaritza eta arrantzako produktuak ezin direla amutzat erabili ez saltoki handietan

eta gure baserritar arrantzale eta abeltzainek prezio duina jaso behar dutela beraien produktuengatik horretan zeharo ados gaude baina ez ditugu

eta beste bat da merkatuan jartzeko momentuan bai merkatari

eta hori beraien gaia da beti ere gure produkzioa bermatzen baldin bada bere prezioetan eta gobernuaren lana horretara doa sustatzea

gure nekazaritza sektorea eta arrantza sektorea eta noski gure baserritarrak egiten duten produkzio guztia prezio onean saltzeko

horretara eramatea bakarrik gai hau ez da nahikoa ikusten duguna da hogeita hamar urtetako jaurlaritzaren nekazaritza politikek ekarri gaituztela bi mila hamalaugarrena urtera

eta supermerkatuek bertako produktuak eskaintzeagatik eskaintzeko apalategietan jartzeagatik jaurlaritzak hitzarmenak sinatu behar dituen bi mila hamalauean egoera horretan aurkitzen gara eta honek

uzten duela azkeneko hogeita hamar urteetan jaurlaritzatik eraman diren nekazaritza politiken

inondik inora ere ez borobila bertako produktuak sustatzeko

egotea hori bermatzea edo horretara mugatzea

eta esneari begiratzen baldin badiogu gainera bi mila hamabostean apirilean europa neoliberal honetan esne kuotan desagertzen direnean euskal herria esnez arriskua daukagu badakigulako europako beste estatu batzuek ari direla esne ekoizpena handitzen eta programak dituztela horretarako

eta irlandako behi batek jaten du mila kilo pentsu

hortaz hemen ekoizpen kostuak oso altuak ditugu eta hogeita hamar urteko atzerapen honekin supermerkatuek bertako produktuak eskaintzeko hitzarmenak

egitetik haratago ba supermerkatuekin lotu beharko dituzue beste

ze jaurlaritza eta supermerkatuen artean bien arteko argazkiak

promozio beharrizanak asetzeko ongi dago baina esnearen kasurako ez du balio beraz zerbait gehiago

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

atera da baina goazen harira eta zure galderaren

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa estitxu breñas gonzález de zárate eh bildu

eusko jaurlaritza liburutegi publikoen gaineko dekretuak eraginik ez izateko hartzeko prest dagoen neurriei buruz breñas andrea zurea da hitza eskerrik asko
mahaiburu andrea eta eguerdi on guztioi sailburuak legebiltzarkideak uriarte

garai latxak dira ondasun publikoentzat liburutegi publikoen aurkako erasoak ez du etenik jabetza intelektualaren aitzakian hainbat xedapen onartu ziren debekatzeko esate baterako

kontserbatzeko kopiak ateratzea erasoen norabide horretan berriki onartutako dekretuaren bidez mailegu bakoitzeko diru kopuru jakin bat ordaintzera behartu nahi dituzte liburutegiak abuztuaren batean argitaratu zen boen

tasa bat ordaindu beharko dute hain zuzen zero koma bost euro erregistratutako erabiltzaileengatik eta zero koma lau mailegatutako liburuengatik neurriak

izango du eragina eta horren arabera kanona zentro bakoitzak ordaindu beharko du herri gehienetako

honen aplikazioa kaltegarria da udal gehienek egoera ekonomiko jasangaitza bizi dutelako eta berriro ere espainiatik datorkigun inposaketa baten aurrean gaude eta berriro ere burujabetzarako bidea eraiki beharra mahai gainean mila bederatziehun eta laurogeita hamabiko azaroan argitaratu zen jabetza intelektualaren esparruko

europako zuzentaraua europan hainbat herrialdetan indarrean zeuden arauak bateratzea zuen helburu

eta mailegu kopuru altuak dituzten herrialdetan sortu eta garatu zen orain europako herrialde guztietara zabaldu nahi da neurria

onak eta mailegu kopurua altua izan edo ez kontuan hartu gabe eta hori da hain zuzen egoera

ikastetxeetan ez dago ia liburutegirik eta estatu mailan liburutegi publikoak europako batez besteko mailatik urruti baino urrutiago daude

liburutegi zerbitzu publikoek irabaziak kentzen dizkietela egileei eta planteamendu honi jarraiki liburutegientzat oso kaltegarria den araudi hau onartu du esan dudan bezala errege dekretu honen bitartez bi mila zazpiko liburuaren irakurketaren eta liburutegien legean aurreratukoa betetzen da era horretan

eskatutakoari erantzunez dekretu honek liburutegiak eta beste zentro batzuk hala nola artxiboa museoak fonotekak

inposaketa legala da eskubideak interesekin nahasten dituena eta zerbitzu publikoen

araudi honekiko kritikaren baitan ondorengo bi baieztapenak ukaezinak dira zalantzarik gabe egileei beren lanengatik ordaindu behar zaie hori batetik bigarrenik

horrekin garbi hori da oinarria oker larria da liburutegiak egileak ekonomikoki kaltetzen dituen erakundetzat jotzea

liburutegi zerbitzua eskaintzen duten erakundeak beren aurrekontua murriztu eta beren funtzio sozial hezitzaile eta kulturala eragotziko duten tasekin gainkargatzea

jakina baita zenbat gabezia dituen eta zelan ukatu dien urteetan herritarrei liburutegietara joateko eskubidea horregatik interesgarria da euskal herria

estatu espainiarrean liburutegi publikoa erabiltzen duen herritarren ehunekoa

erabili ohi du batez beste administrazioek zentralak erkidegoetakoak eta batez ere udalek egiten dituzten inbertsioak ozta ozta iristen dira europako batasunean batez beste egiten diren inbertsioen erenera adibide batzuk jartzearren danimarkan liburutegi publikoek bi biztanleko

finlandian hiru biztanleko bat eta estatuan berriz hogei biztanleko bat espainiako liburutegi publikoen maileguak gaur egun duten erritmoan haziko balira

urtean lortuko lukete europakoek mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzian zuten

beste ezaugarri garrantzitsu bat da onartu ziren aurreneko legeak kultura anglosaxoi nagusiaren aurrean hizkuntza gutxituak babesteko eta irakurketa sustatzeko sortu zirela

lege horien arabera herri horietako jatorrizko hizkuntzan idazten zuten egileen liburuak maileguan hartzeagatik bakarrik ordaindu behar zen gainerako hizkuntzetako idazleen liburuak hartuz gero

eta irakurketa sustatzeko zerbitzu publikoak oro har

eta ondorioz kultura arduradunak pentsatu zuten bertako egileek beharrezkoa zuten laguntza liburutegi publikoetatik etor zitekeela eta herri hauen kudeaketa parametroak

honen aurrean euskal herria bilduk defendatzen duena da delako errege dekretua indargabetzea eta sorkuntzaren erabilpen publikoagatik egileei ordaintzeko sistema orokor adostua egituratzea egileei benetan mesede egingo diena

babestuko dituena eta liburutegi eta antzeko zerbitzu publikoak kaltetuko ez dituena batzuek esan dezakete hainbesterako ez dela izango azkenik ordaindu beharreko kopurua baina krisialdi gorrian dagoenari kopuru guztiek egiten diote kalte txikia bada ere eta hau da gure liburutegi publikoen egoera gordina

liburutegietan zer nolako bilakaera izan duten azken urteetan eta denok dakigu herrietan zer nolako funtzio soziala betetzen duten liburutegiek

gai honi eztabaida politikoa dagokio zerbitzu publiko baten suntsiketaz hitz egiten ari baikara eta ardatza da ea zergatik zergapetu behar diren liburutegi publikoak eta kultura eta hezkuntza sektoreak indartzen dituzten erakundeak helburua baldin bada sorkuntzatik datozen sarreren banaketa bidezkoa egitea

ez du betetzen dekretu berriak maileguak kudeaketa elkarteen irabazien

hartzen ditu eta ez da horrela liburutegiak kultura jarioak etenik izan ez dezan

lanak ezagutu daitezen erabil daitezen eta saldu daitezen dekretu honek

eta abar eta liburutegien kontra euren jarduera oztopatzen duelarik ez dio inori onik egiten herri bat prekarietate kultural egoeran egotea

egileei ordaintzeko aurrekontuak egotera behartzen den bezala liburutegi baliabideak eskuratzeko aurrekontuak egotera behartzen dituzten arauak ere onar litezke

onartutako dekretua aldi berean egileei naiz euren obrak zabaltzen dituzten liburutegiei mesede egiten dien sistema batekin ordezkatu beharra dago

honetan badu zereginik bidezko araua behar da izan ere oraingo dekretua ez da bidezkoa ez da egokia ez da zilegia arbitrarioa da antisoziala okerra

dekretua ez da bidezkoa kultura sustatzeagatik kobratzen duelako

egileen alde egiten ez duelako ez da zilegia eskubiderik gabe dirua biltzea ahalbidetzen duelako arbitrarioa da adierazle errealetara ez delako mugatzen antisoziala da zerbitzu publiko bati finantzaketa murrizten diolako okerra da planteamendu faltsuetan oinarritzen delako

zigortzen dituelako desorekatua da jada ordainduta dauden eskubide batzuengatik berriz kobratzen duelako maltzurra da interes partikularrengatik ezarri delako

egiten dielako batetik bibliotekonomian eta dokumentazioan arituak eta adituak direnen eskaerak ekarri nahi izan ditugu gaur ona eta bestalde

liburutegi publikoekin negoziatuko duela adierazi du eusko jaurlaritzak beraz

hauxe da ze neurri hartzeko prest dago eusko jaurlaritza aipatutako dekretua liburutegi publikoetan eraginik ez izateko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
breñas andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

galdegai duzun dekretu hori berriz ere muga mugan dago herritar guztiek kultura eskuragarri izateko duten eskubidearen eta kultura sortzaileen ordain justuaren artean dagoen muga lausoan

zerbitzu publikoen garapenerako eragin kaltegarria izan dezakeen burugabekeria da dekretu horren edukia izango duen eragina eta eragin hori gutxitzeko jaurlaritzak hartuko dituen neurriak aztertzen hasi aurretik hausnarketa bat egin nahi dut

gure partetik ere gustatuko litzaiguke lehenik akats larria da

hain da horrela dagoeneko idazle asko araudi berriaren kontra azaldu baitira eta bigarrenik onartezina da gainkarga hori ezartzea liburutegi zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten erakundeei batez ere

tasa horiek aurrekontuak murriztuko dituzte eta erakunde horiei euren jarduera sozial kultural eta hezitzaileak behar bezala betetzea galaraziko diete

hori argitu ondoren esan nahi nizueke araudi berri hau oso urrutitik datorrela

mailegu eta egile eskubideei buruzko europako parlamentuaren eta kontseiluaren zuzentarau baten bidez inposatutako betebeharra da zuzentarau horrek

eragileek ordaina jasotzeko duten eskubidea berrezten du baina onartzen du estatuek erabaki dezaketela nola erabakitzen diren xehetasunak zenbait erakunde salbuetsita gelditzea baimentzen du eta gai honetan

beti ere mailegu horien truke ordainketa bat ezartzen bada edozein kasutan espainiako gobernuak

zuzentarauaren transposizioa ekainaren hogeita biko

irakurketa liburu eta liburutegien legearen bidez lege berriak zehazten du zein liburutegik

egile eskubideen titularren baimenik egiten dituzten maileguetan era berean mailegu horiengandik idazleen egin beharreko ordainketaren oinarriak ezartzen ditu

plataforma bat ere sortu zen eta hainbat izan ziren gehitu ziren idazleak eta baita editoreak ere baina mugimendu guztiak alferrik izan ziren eta orain zazpi urte beranduago krisi ekonomiko egoera latzean

eta hainbat zailtasun teknikoekin gobernu zentralak egileen ordainketa eskubidea arautzea erabaki du

eta ordainketaren zenbatekoak kalkulatzeko irizpideak zehazten ditu

hainbat arazo eta zailtasun ditu titularitate publikoa daukaten museotan liburutegietan artxiboetan filmoteketan

lehenengo une batean kanon hori erabiltzaileek ordaindu beharko zutela pentsatu zen baina ez da horrela liburutegi publikoak dira mailegatzen dituzten liburu kopuruagatik

kopuruagatik kanona ordaindu behar dutenak ondorioz liburutegi publikoek bi kontzeptu ezberdinengatik ordainketa egin beharko dute bi mila hamaseiko

alde batetik zero koma bost euro liburutegi bakoitzean mailegu zerbitzua erabiltzen duen erabiltzaile kopuruagatik

euro liburutegi edo toki bakoitzean urtean zehar maileguan utzi dituzten lan edota liburu kopuruagatik bien bitartean

heldu arte errege dekretuak behin behineko ordainketa tasa ezartzen du horrela abuztuaren bian errege dekretua indarrean sartu zenetik

liburutegiek hamasei zentimo ordaindu beharko dituzte

eskuratutako liburu edota lan bakoitzagatik ikus dezakezuenez neurri sistematikoa orokorra garaiz kanpokoa

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea breñas andrea zurea da hitza

eskerrik asko azalpenengatik aipatu dituzu

jaurlaritzak egoera injustu honi aurre egiteko baina

galdera zehatzak egingo dizkizut ea prest dagoen eusko jaurlaritza tribunaletan inpugnazioa aurkezteko ea prest dagoen euskal herriko liburutegi sistema behar bezala defendatzeko eta

eskerrik asko breñas andrea uriarte andrea zurea da hitza

galderak guk beti esan dugun bezala administrazio bezala legea bete behar dugula baina hala eta guztiz baita erabili ahal dugun neurri guztiak horiek kontra ez joateko

lehen komentatu dudan bezala ibilbide luzeko legea dela eta hor ikusten da ere

guk esaten duguna da jarri behar dugula neurriak batez ere

ekiditeko kanon hau

eta izan ere oro har jaisten ari da liburutegietako funtsak erosteko bideratzen den dirua

besterik ez du egiten gainera uste dugu errege dekretu hori bere horretan

azken finean uste dugu errege dekretua une guztiz desegokian datorrela eta gainera ez du betetzen bere sorrerarako helburua horregatik hain zuzen ere

baina argi gera dadila eusko jaurlaritzak ezin dio uko egin arau hori aplikatzeari ez osorik eta ez zatika ez baita gure eskumenekoa bere eraginak leuntzeko formularik egokienak bilatzen ari gara eta liburutegietako erosketa politikak indartzea esan bezala

lehenik paperean inprimatutako liburuak erosteko kofinantzazioan malgutasuna orain arte udalek gutxienik jaurlaritzak diru laguntzatan ematen zuen diru kopuru berdina ipini behar zuten liburuak erosteko

lehen esan dudan bezala gure asmoa da bi mila hamabosteko deialdian udalei portzentaia hori leuntzea eta horrela jaurlaritzaren portzentaia handitzea bigarrenik liburu digitalen lizentziak erosteko

liburu horiek euskadiko udal liburutegietako erabiltzaileek eskuragarri izango dituzte eta azkenik donostia bilbo eta santurtziko udal liburutegiak euskadiko irakurketa publiko

eta uste dugu horrela lortuko dugula araudi berriaren eragina murriztea eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea
gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak lehentasuna dira jaurlaritzarentzat

nabarmendu egin behar da eusko jaurlaritzako hezkuntza hezkuntza politika eta kultura saila aitzindaria izan dela hezkuntza premia bereziak

eta honetan gustatuko litzaidake honi buruz pixka bat luzatu

ikasle hauei erantzuteko hezkuntza politikak ikasle guztiek hezkuntza jasotzeko eskubidea izatea bermatzea dakar hezkuntza inklusioak eta hezkuntza eta bazterketa oro gainditu behar da horretarako horrela ikasle hauen gaitasunak garatzeko behar dituzten baliabideak eskura jartzea da gure helburua

esan beharra dago eusko jaurlaritzak saria jaso zuela aitortu egin diote hezkuntza inklusioaren alde egin duen apustu aitzindaria

eta elkartze mugimenduarekiko beti agertu izan duen atxikipena

lortu hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen ehuneko

beraz gure hezkuntza sistemaren ardatz gisa ikasleak hartuta hezkuntza sailak proiektuak planak eta ekintzak antolatzen ditu ikasle guztiek hezkuntza jaso eskolan parte hartu eta ikasteko izan ditzaketen oztopoak

bideratutakoak hain zuzen ere eta arreta berezia ematen zaie gizarte egoera ahuleko eta gizarte maila apaleko ikasleei bereziki izan ere

hainbat dira gure ikasleen hezkuntza premia bereziei erantzuteko eta ikasle horien hezkuntza inklusioa bermatzeko martxan ditugun jarduera ildoak

gaude gainera hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzen dituzten ikastetxe publiko eta itunpeko guztiak dituzte

beharrezkoak diren baliabide material eta profesionalak premia berezietara egokitutako hezkuntza erantzuna emateko ikasleei

sailarentzat hezkuntza premia bereziak dituen haur bakoitza da berez erronka bat

pertsona horiek gure hezkuntza sistemaren parte direla sentitzen lortzen badugu hori da gure lorpenik handiena zuk zeuk

hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei buruzko datuak haur hezkuntza lehen hezkuntza bigarren hezkuntza eta batxilergoko maila bakoitzeko eta ikastetxe publiko eta itunpeko guztietako datuak alegia ikasle horiei arreta emateko bideratu diren baliabide ekonomiko buruzko datuak ere igorri ditugu

laguntzaile eta laguntza pedagogiko profesionalei buruzkoa ere informazio hori guztia bi mila sei bi mila zazpitik hasita urtez urte

baina datu pila biltzen du zifra kopuru handia estatistikoki

horretan ez dauka zalantzarik eta horregatik arduratu gara aplikazio bat garatzen ikasleen eta horien arretara bideratuko baliabide guztien jarraipena egokia egiteko balioko diguna dena dela argi utzi nahi dut guretzat hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak zifra bat baino

une jakin batean esleitu al zaion diru kopurua eta baliabide espezifiko bat

argi geratu behar da gobernu honek ez duela ukitu eremu horretara bideratutako aurrekontua

bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturteko datuak erakusten dutenez kontuan hartuta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen kopurua areagotu egin dira baliabideak

hau da aztertzen dugu zenbat ikasle behar duten eta egokitzen dugu gure aurrekontua ez da alderantziz zuk esan duzun bezala era berean bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturteko aurrikuspenak erakusten dute ezen justifikatuta batzuetan areagotu direla baliabideak esleitzeko irizpideen arabera

idi probetako dopinari buruz barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

barrio jauna eusko jaurlaritzak apustu argia egin du dopinaren aurka

horrez gain arriskutsua ere izan daiteke bai pertsonen kasuan bai oraintsu ikusi dugun bezala animalien kasuan ere

baina aurrera jarraitu aurretik zerbait argitu nahi nuke

gaia nekazaritza arlotik eramaten da eta foru aldundiak dira kontrolak egiteko eskudunak

hala eta guztiz ere argi eta garbi utzi nahi dut tranpa egiteaz gain osasunarentzat kaltegarria den heinean ez dagoela dopina erabiltzeko inolako eskubiderik

horregatik eskudun direnei animalien dopinari aurre egiteko

gure dagokigun neurrian eta esparruan behintzat eskerrik asko

erabat ados nago zurekin ez dagoela inolako eskubiderik horrelako zikin eta zatar jokatzeko baina guk gauza gutxi egin dezakegu honetan lehen esan dizut

eta jakin badakigu doping kasu batzuk antzeman direla baina lehen esan dudan bezala guk ezin dugu animalien doping aren kontrolik egin ez daukagu konpetentziarik hori egiteko gure arloa pertsonen doping a da

ziurtasunez baieztatu dezakedala irmo jokatzen dugula bukatzeko gauza bat azpimarratu nahi nuke suposatzen dut ez dela zure helburua izango baina norbaitek tentazioa balu herri kirolak eta kasu honetan idi probak eta doping a elkarlotzeko

tamalez doping kasuak kirol ezberdinetan gertatzen dira baina horrek

inoiz ahaztu behar kasu honetan herri kirolari tokatu zaio

beste batean beste kirol bat izango da bat izan bestea izan

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

enplegu publikoa suntsitzeari buruz unzalu jauna zurea da hitza

andrea eguerdi on guztioi sailburua radio euskadiko enplegu deialdi publikoa deritzona bukatzear dago denbora gutxi barru irrati publikoan lanpostuak suntsituko dira hau gertatzen den bitartean

langileek epaitegietara jo dutela eta epaitegiek arrazoia eman dietela ez dakigu hala ere erakundearen zuzendaritzaren

eskerrik asko presidente andrea unzalu jauna

beharrezkoa dela langile kolektibo zehatz baten egoera erregularizatzeko eta eitbren etorkizuna eta bideragarritasuna bermatzeko horregatik hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak eta ondorioz eusko jaurlaritzak

baina ez zuk esaten duzun bezala lanpostuak zapuzteko erabakia jaurlaritzak babesten duena jaurlaritzak bultzatzen duena egoera irregularrak erregularizatzea da eta lanpostu finkoak betetzeko prozesua berme guztiekin aurrera eramatea da

eta hasieratik bukaera arte gobernuaren babesa izan du eta izango du

beharrezkoak ziren azterketa guztiak egin dira deialdiaren oinarriak behar bezala prestatzeko eta azterketa horiek deialdiaren memorian jasota daude

egin da eitbk ahalegin handia egin du sindikatuetako ordezkariekin adostasuna bilatu nahian egoerari irtenbiderik egokiena bilatzeko baina guztiok dakigu horrelako

edozein kasutan gauzak ez dira zuk azaltzen duzun bezala salaketa ugari izan ditugula ze salaketa ugari nik esango dizut zer izango dugun deialdi honen prozedura honen inguruan sindikatu baten

oinarrizko eskubideak argudiatuz hori da izan dugun salaketa tribunaletan eta oraindik ez dugu horren berririk izan

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeita batgarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko

kalitatezko zerbitzua emateko izan beharreko pertsonalari buruz ubera andrea zurea da hitza eguerdi on denoi ez dira garai onak osakidetzarentzat
enplegu suntsiketa behin behinekotasuna prekarietatea jubilazioak probestea lanpostuak amortizatzeko ordezkapenak ez betetzea

pertsonak artatzeko denbora gutxiago lan zama handiagoak kalitatea okertzea giza baliabide gutxiago nahiz eta

kanpainak egiten aritu etengabe eguna joan eta eguna etorri azken marketina

bi mila hamabostera begira osakidetzako estrukturazko egitura

langiletakoa izatea egunerokoan

ari direnean osakidetzak emandako datuen arabera eta hori jarduera zatikatuak kontuan hartu gabe beraz aldea oso nabarmena da

beraz darpón jauna ez al duzu uste gobernu kontseiluak onartu beharreko langileen estrukturazko egitura gehiago hurbildu beharko litzatekeela

eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on ubera andrea

zuri ere esango dizut osakidetzak dagoeneko pertsona guztientzako osasun zerbitzu publiko eta kalitatezkoa bermatzen du horrela izan da hogeita hamar urteotan eta horrela izango da hemendik aurrera ere

jasangarritasun eta kalitatearen aldeko apustu garbia bestetik plantilaren egitura unean uneko premiei egokitzeko ahalegina elementu hauek ardatzak dira gobernuarentzat sail honentzat eskerrik asko

ubera andrea zurea da hitza darpón jauna
apokalipsia zuek sortu behar duzue osakidetzan eta herritarron osasunengan eta hori esaten dizu osakidetzaren erabiltzaile batek eta

eta bermatu osakidetzaren kalitatea gizartearen eta herritarron hobe beharrez osasun sistemaren hainbeste aldarrikatzen duzun kalitatearen izenean

begiratu ingurura eta jaitsi errealitatera pasatu osasun zentroetatik pasatu ospitaletatik

behin behinekotasuna murriztea eta lanpostuak amortizatzeari uztea hori egiten ari zaretelako eta horretarako beharrezkoa da

bi mila hamareko egoerara bueltatzea horretarako lan eskaintza publikoaren deialdia eginez erreala eta ez egiten ari zareten

osakidetzan dauden lan postu guztiak azaleratu eta izaera estrukturala eman

bermatu eta guzti hori gardentasunez osakidetzan falta den gardentasuna langileen motibazio eta ardura publikoa sustatuz eta mahai gainean dituzu guk mahai gainean jarri ditugu proposamenak eta eztabaidatzeko prest gaude

orain arte bezala zuek alde bakarrekotasunez jarraitzeko guztioi bizkar emanez

hemen gauden taldeekin sindikatuekin herritarrekin adostasunak bilatzeko zuen esku geratzen da eta erantzukizuna daukazue

osasunarekiko eta hori esaten dizu osakidetzaren erabiltzaile batek eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

ondo dakizun bezala osakidetzan ordezkapenak funtsezkoak eta beharrezkoak dira eta oso eraginkorrak langileen kopuru orokorrean

zurea da hitza eskerrik asko

legealdi honetan itxaron zerrenda buruz akordio batzuk lortu dira legebiltzarrean gai honi buruz eta ematen du eusko jaurlaritzaren asmoa ez dela akordio hauek betetzean

du akordio hauek betetzeko zeren momentu honetan akordio hauek ez dira bete eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on berriro

gardentasuna da beraz gure irizpidea baita gure konpromisoa ere legealdiaren hasieratik hala erabaki genuelako eta jakina are gehiago legebiltzar honen eskaera eta agindua bilakatu den neurrian gardentasuna legebiltzar kide zaretenoi hortaz eta aldi berean herritarroi begira

sei hilabeteen behin eta eskatu ahala eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

gardentasuna dugu irizpide beraz eta irizpidea ez ezik konpromisoa bidea

ere orain arte bezala etorkizunean ere baieztzako aukera izango duzun eta izango duzuen moduan dena dela garrido andrea zuen eskakizun zehatzari buruz esan ahal dizut hemendik gutxira aurkeztuko dugula

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitahirugarren puntua interpelazioa
maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina zuia eta urkabustaiz hornitzeko eraikuntza proiektua gauzatzeko